isiltasuna eseri bakoitza zuen lekuetan mesedez

aurrena jakinarazten dizuet gai zerrendako zortzigarren puntua hirugarren tokian eztabaidatu dela eta hirugarrena zortzigarrenean

eztabaida monografikoa langabeziari eta pobreziari aurre egiteko jaurlaritzak garatu beharreko estrategia integralari buruz eztabaida monografikoari dagokionez behin betiko ebaztea azaroaren zazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen hainbat proposamenen bozketetan

ondorengo bozketa horiek bototara jarriko dugu alde batetik eh bildu taldearen

ebazpena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamasei bai

izan da jarraian bototara jarriko ditugu euskal talde popularraren batetik seira isiltasuna mesedez

barkatu

euskal talde popularraren batetik seira euskal talde popularraren zortzi eta bederatzia euzko abertzaleak taldearekin erdibidekoa egin ondoren euskal talde popularraren hamar hamaika hamabi hamalau eta hamaseitik

euzko abertzaleak taldearekin erdibidekoa egin ondoren euskal talde popularraren hogeita zazpi eta hogeita zortzia euskal talde popularraren hogeita bederatzi eta hogeita hamaika

erdibidekoa egin ondoren euskal talde popularraren hogeita hamabitik berrogeita bostera

abertzaleak taldearen bederatzi hamar hamalau eta hamabost gainerako guztiak bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu bozkatutako ebazpen guztiak

ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena bi mila hamalau bi mila hamazazpi euskal estatistika planaren

gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza

egun on legebiltzarkide jaun andreok estatistika planaren legeproiektua ibilbide

ikusiko da ganbara honetan erkidego autonomoak estatistikaren arloan konpetentzia osoa du bere helburuak

zentzu horretan aspalditik erkidego autonomoan mila bederatziehun eta laurogeita seitik osatuta daukagu lege baten bidez gure

ikuspuntutik estatistika nola antolatu gehienbat erdian ipinita

isiltasuna mesedez euskal estatistika erakundea eustat eta bere inguruan jaurlaritzako sailak

erakundeak gehienbat aldundiak ere estatistikako administrazioak direlako

gure gizartean handia da estatistika ofiziala edo herri estatistikak gure egoera ekonomiko eta soziala ondo aztertzeko tresna bezala beharrezko erreminta bat da bigarren herri estatistikak ezinbesteko osagai bat suposatzen du gure gizarte demokratikoetan

informazio sistema egituran ezinbesteko osagai bat

gizarte demokratikoetan hirugarren ikuspuntutik herri estatistikak oinarrizkoak dira herri

gizarte eta eragile ekonomikoak beraien erabakiak hartzeko neurrian oinarrizko informazio hori edukitzea

mesedez isiltasuna bai herri estatistikaren papera gure gizartean gero eta handiago da
laugarren aldetik herri estatistikak

eta nora goazen azaltzeko gure herriaren eta gure gizartearen arazoak ondo azaltzeko beharrezko tresna da

herri honetan herri estatistika bat egotea oso garrantzitsua da jakiteko herri moduan ere eta berriro errepikatzen dut

nora goazen eta nolako ibilbidea egin behar dugun politikoki eta gizarte eta ekonomi eragileak neurriak hartzeko sasoian epe motzean aldiz

erronka batzuk dauka estatistikak materia bezala alde batetik

mantendu eta osatu behar ditugu gure serie historikoak eguneratuta

gure neurriak hartzeko eta erabakiak hartzeko unean zer gertatzen ari den gure gizartean gure inguruan politikariek agintariek eta gizarte eta ekonomi eragileek informazio zehatz hori edukitzeko

epe motzean ere herri estatistikak gure gizarteko gertaera ekonomiko eta sozialak neurtzeko balio du eta azkenean

beharrezko informazioa asetzeko gure gizarte zabal honetan beharrezko tresna ere arrazoi guztiengatik guk osatuta daukagu gure erkidego autonomoan estatistikaren antolakuntza indartsu bat eta garrantzia dauka

bere papera herri honetan eta ganbarak ere bere indarra eman dio horri horren eredu ikusten dugu gaur gaurko egunean

estatistika plana k bi mila hamalau bi mila hamazazpi zer arautzen du arautzen du

aldi horretarako estatistika eragiketen jardun guztiak

hau da plan zuzentzaile bat da arautzen duenak estatistika eragiketa guztiak zentzuan lehen aipatu dudan nire hasierako hitzalditxoan baina gaur ganbarak ondo baderitzozue jaun andreok onartzen

eta planak izaera bikoitza dauka gobernuaren plangintza bati buruz hitz egiten ari gara baina ez bakarrik hori legea ere bada eta esango nuke gai bakarra dela gure autonomia erkidegoan

plan bakarra legez onartzen dena eta horrela araututa daukalako

seiko estatistika legean horrek ematen dio ñabardura eta garrantzia estatistikaren materiari ganbara berak esan du gai hau antolatzerakoan eta planifikatzerakoan

parlamentua berak arautu nahi duela horrela daukagu araututa eta plangintza esango nuke bakarra dela eta legez onartzen

gaur jaun andreok zuek erabakiko duzuen erabakiaren aitzindarietan lan asko dago lan asko dago gure gizarteko hainbat eragilek parte hartu dutelako euskal estatistika batzordean euskal estatistika kontseiluan alde batean eta lehenengoko aipamenean batzorde horretan daude sartuta

bigarrenean gizarte eragileak eta denak parte hartu dute lan hau

eta zuei eztabaidarako ekarri baino lehenago lan sakon bat egon da prozesu eta ibilbide luze bat legeak berak

lau atal ditu eta hiru azken xedapen eta eranskin bat eranskinean ipinita daude estatistika

zer zentzutan adibidez eragiketa bakoitzaren helburua bestetik eragiketaren mota bestetik bere berezitasunak baita nor izango den arduradun

eragiketa horiek egiterako unean eta baita kasu batzuetan nortzuk partaidetuak izango diren

dena zehaztuta dago helburu horiek motak berezitasunak epeak eta estatistikaren

garrantzia da estatistikaren sortzaileak jokatzen duten papera

eta baita ere estatistikaren erabiltzaileak daukaten onurak estatistika ofizialaren edo herri estatistikaren datuen arabera

eta bere garrantzia duelako eta aipatzen dut berriro garrantzia hain handia dauka

esan du plangintza hau legez onartu behar dela uzten dut eta oker ez banabil

legez onartu behar dena ganbara honetan bi mila hamalau bi mila hamazazpi estatistika

estatistika eragiketa aurrikusten ditu hortik ehuneko berrogeita hamalaua edo erdia baino gehiago

euskal estatistika erakundeak baino gainontzeko beste erakunde batzuk ere papera handia daukate

adibidez eusko jaurlaritzako sailak ingurumen sailak hogeita zortzi

ekonomiaren garapeneko sailak hogeita sei enpleguak hamazazpi osasunak hamabi hezkuntzak hamabost herri administrazioak sei

eustat da gure erkidego autonomoaren

arduradunen ardatza baina beste batzuk ere badaude zentzu horretan ikusten dugu

plan honen barruan arlo edo

artean hogeita bi arlo tematiko garrantzitsuenen artean

aztertzen dituen eragiketak demografia eta ohitura sozialak hogeita hamaika eragiketa garrantzitsu dauka legean aipatuta eta zehaztuta kontu ekonomikoan azterketak beste

hogeita bost estatistikaren azpiegiturak arautzen dituen multzo horietan beste

hogeita bi multzo ezberdinen artean edo arlo tematiko ezberdinen artean

garrantzia aipatu ditudan arrazoi guztietan usten dugu jaurlaritzak egin duen paper hau

aitzindari gisa hartuta aurretik dauden hainbat lan eginda orain

zuzenketa aurkeztu direla oker ez banabil legebiltzarreko ibilbidean

bakarrik hamar daudela indarrean horrek adierazten du ere

lan bat egin duzuela eta nolabaiteko aurrerapauso garrantzitsuak eman direla adostasun maila bat behintzat onartzeko modukoa legea onartzeko

garrantzia daukala nolako maiztasunarekin zabaltzen den sortutako

maiztasuna hor ikusten dugu batzuk dira urteroko eragiketak ia ehun eragiketa daude urtero ateratzen direnak beste multzo bat dago

beste batzuk arintasun handiagoarekin hilero ateratzen direnak eta beste batzuk bi hilero ateratzen direnak baita ere batzuk badaude urte

edukiaren edo bere zailtasunaren arabera dauden beste eragiketa batzuk nola zabaltzen dira eragiketa

datu baseetatik zabaltzen direnak herri estatistiken informazioa herritar guztiak edukitzea hori da

orain gaia legebiltzarkide jaun andreok eta jaurlaritzaren aurkezpena

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna batzordearen kideren batek

jarraian erreserbatutako zuzenketak defendatzera pasako gara lehenik eh bildu taldearen ordezkariak

sailburuak egun on legebiltzarkideok gatzagaetxebarria jaunaren baimenez zenbait

agian beste modu batean atrebentzia bada ere

lanabes babesleku aitzakia eta gauza gehiago ez dago politikagintza ulertzerik estatistikarik gabe jakin nahi dugu adibidez oinarrizko errenta zenbat pertsonak kobratzen duen

etorkinen proportzioa zenbatekoa den eta etorkinen artean magrebekoak

hori guztia jakin nahi dugu gero esateko kanpotik etorritako urliak sandiak edo berendiak

lan egin nahi ez dutela eta gure bizkar bizi nahi dutela horretarako egia esan ez da estatistikarik behar gibelarekin nahikoa da

gaur onartu behar dugun legea kontrakoa badirudi ere eta gatzagaetxebarria jaunak horrela esan du oso garrantzitsua da

horrekin esaten dut kontrakoa dirudiela legebiltzarkideen aldetik interes handirik sumatu ez dugulako

aurkeztutako dokumentuari zuzenketa gehien aurkeztu diona hogeita bederatzi zuzenketatik asko

txostenean txertatu dira eskerrak eman nahi diegu gainerako taldeei eta bereziki eajko

abegikortasuna eta jarrera irekia izateagatik arrazoi horregatik besteak beste babesten dugu legearen irizpena

hala ere eutsi egin nahi izan diegu gure ustez datozen urteetarako estatistika eragiketa garrantzitsuak direlako haien garrantzia hobeto ulertzeko estatistikaren ingurumariei buruz zerbait azaldu behar dela uste dut legebiltzarkideok gatxagaetxebarria jaunak esan duen moduan estatistikak eskumen osoa daukagu araban bizkaian eta gipuzkoan

urtez geroztik legea daukagu estatistika jarduera

eskumenen artean garrantzitsuenetako bat hori da daukaguna espainiako erresumako aurreneko estatistika legearen babespean sortu zen eustat estatistika lege horretan arautzen da lehen esan moduan nola

ustiatzeko modua estatistika sekretua eta abar baina legebiltzar honi

eztabaidatzea eta onartzea estatistika eragiketen

gaur onartu behar dugun estatistika plana bi urteko atzerapenez datorrena seigarrena da lege honek ahalbidetzen du jaurlaritzak esan moduan urtero onartu behar duen estatistika egitaraua nik aipatuko dut

zeren eta eustat erakunde autonomoa da eta euskal administrazio publikoei

estatistiko ofiziala garatu ekoitzi eta zabaltzen du informazio hori kalitatezkoa eta objektiboa izateaz gainera zientifikoki egiaztatzen da

eta estatuko eta nazioarteko estatistika esparruan laguntzen du

haien izatearen arrazoia gobernuei laguntzeaz harago arazoak ulertzeko eta bideratzeko informazioa nahikoa eta erabilgarria eskaintzea da estatistika

funtsezkoa da gobernu irekia eta eraginkorra izan ahal izateko erabiltzaileen sinesgarritasuna ez da berez sortzen estatistika erabiltzaileen sinesgarritasuna begirunea eta konfidantza landu behar dira sinesgarritasun hori lortuko bada

datuak biltzea analisiak egitea eta informazio estatistikoa hedatzea jarduera politikoetatik at jarri beharko genituzke beti estatistika erakundeen zuzendaritza bada alderdi politikoetatik aske izatea komeni ez ezik

maiz leporatzen baitzaio estatistikari politikarien interesamenekoa izatea

datuak biltzea konpilatzea analizatzea eta bestelako eginkizunak konfidantzazko prozeduraz egin behar dira

fidagarritasuna lortzeko araban bizkaian eta gipuzkoan estatistika

baina erakunde horren jarduera estatistikoen sinesgarritasuna neurri batean legebiltzar honi

legebiltzar honek eztabaidatzen eta erabakitzen duelako eginbeharreko eragiketa estatistikoa zeintzuk diren maiz aipatu izan dugun moduan

eh bildukok zuek bezala hala uste dugu estatistika planik hoberena nahi dugu legebiltzarrari

babestea eskatzen diogu bi mila hamalau bi mila hamazazpi estatistika plana osotzeko eta hobetzeko

hiru lehen sektoreari dagozkio gure herriaren biziraupenerako giltzarria delako nekazarien baserritarren abeltzainen eta arrantzaleen jarduera esparruek arreta gehiago behar dutelako

neurri batean partzialki onartu izan da baina ez gu asetzeko nahikoa azalpen gehiago behar du honek bárbara

egindako mintegian mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzian proposatu zuen proiektutik eratorri zen genero berdintasunerako behategian ezagutzarako gunea koordinaziorako

erakunde gisa pentsatu zuten hiru urte beranduago bi mila hamabian europa batzordeak institutua sortzeko bideragarritasun azterketa

azterketa txosten horretan argi erakutsi zuten koordinaziorako ikerketa datuen banaketarako sareak sortzeko genero berdintasunaren ikusgarritasuna zabaltzeko eta integrazioa lortzeko genero ikuspegitik institutua lanabes egokia izan zitekeela hala ere

europa kontseiluak ez zuen onetsi genero berdintasunerako institutua sortzea gerora

sortu zen institutua bruselan aurrenik eta vilniusen lituanian ondoren institutuaren aurreneko urteko

urtekoa izan zen orduz geroztik instituto hori

europako herrialdeetan genero berdintasunerako europa institutuaren xedea da genero berdintasunaren sustapena zabaltzea eta sendotzea institutuak sortu elikatzen duen datu baseak emakumeen egoeraren gaineko ikuspegi orokorra eskaintzen du

onartutako adierazle guztiak jorratzen dira eta erabiltzaileak aukera dauka mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzigarrena urtez geroztik bilakaera aztertzea

horregatik dakigu aurrera egin ahal izateko emakumeen egoeraren gaineko ikusgarritasuna lortzea

beharrezkoa dela oso egokia iruditzen zaigu genero berdintasunerako institutu europarrak egiten duena eta hori da gurera ekarri nahi duguna

aurkezten dugun beste zuzenketa bat azpimarratu nahi duguna euskal herriko hizkuntzaren adierazle sistema deritzan eragiketa da seguru asko

iturri estandarizatu fidagarri eta erabilgarri behar duela zorionez munduan hizkuntzen arteko ukipen egoeran ez gara

hori da zuzenketa honetan egin duguna kataluniatik ikasi haien urteetako eskarmentuaz baliatu eta gure egoerara egokitu

horregatik guztiagatik legebiltzarrari eskatzen diogu gure zuzenketei babesa ematea bi mila hamalau bi mila hamazazpi estatistika plana osotzeko eta hobetzeko
aldeko botoa emango duzuelakoan mila esker eskerrik asko isasi jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

gaurkoan aztertu beharko dugu bi mila hamalau bi mila hamazazpi

euzko abertzaleak taldeak baiezko botoa emango dio noski aurkeztutako legeari

aurkeztutako sei planak mila bederatziehun eta laurogeita bederatzitik bi mila hamabira arte

aldi bakoitzean zein estatistika egingo zen nork

tekniko emango ziren zehaztu zuten azken plan hauek indarraldia bukatu denez

onetsi behar du estatistika ofiziala ricardo gatzagaetxebarriak esaten zuen bezala sailburuak esaten zuen bezala izaten da ezinbestekoa gizartearen

eta are gehiago estatistikaren emaitzak funtsezkoak dira sektore publikoak baita sektore pribatuek hartzen dituzten erabakietan

eusko jaurlaritzak batzar nagusiek aldundiek udalek unibertsitateek enpresa elkarteek sindikatuek merkataritza ganbarak eta baita kontsumitzaileen elkarteek

estatistika lege honek adostasun handia izan zuela

batzordeko agerraldietan isasi jaunak eskatutako agerraldietan eusko jaurlaritzako hainbat sailek edo organismo

entzuteko aukera izan genuen eta jakin genuen zein modutan estatistikaren arloan lan egiten zuten lau sailak gehi emakunde organismo autonomoa gure artean egon ziren eta sailburuek eta sailburuordeak

eman zizkiguten azalpenak guztiz egokiak izan zirela estatistika beharrezko tresna da edozein politika publikoa jarraitzeko osasunen arloan kalitatezko zerbitzuak finkatzeko eta bermatzeko

nondik nora doazen jakiteko edo hezkuntzaren mailan gure ikasleen eboluzioa jarraitu eta hobetzeko

honetan ingurumenen arloan hobeto kudeatu

estatistikak estatistikak behar ditugu gure egoera zehatz eta zorrotz ezagutzeko eta hortik aurrera politika publikoak garatzeko eta guk gauza onak egiteko prest gaude egindako gauzak

prest gaude eta gauzak noiz behin gaizki edo oker egiten badira

gizarte demokratiko batean hori guztia lortzeko kalitatezko estatistika ofiziala ezinbesteko elementua da informazio sistemak

eta gobernu ona edo gobernantza printzipio hori bermatzeko eta guk politika publikoak neurtu nahi ditugu gure gizartearen ongizatea

aldeko botoa emango diogu lege honi

eh bilduren emendakinak komentatzeko isasi jauna zuk aipatu duzuen moduan

eta gaur egun hemen zazpi mantendu dira nik uste dut lehenbiziko hausnarketa behar duela eboluzio hau

oso positiboa dela edo zuen emendakinak babestu ditugu elkarrekin adostu dugu testu berri bat edo beste kasu batzuetan

emendakin batzuk emendakinak komentatzeko

eragiketa ehun eta bi ehun eta hamalau inkesta honetan ez da jasotzen

hori beste operazio batetik dator eta bakarrik

gero beste emendakin bat azaldu duzu ganadu hilketaren estatistika gure eremua euskal autonomia erkidegoa da

eta nafarroako gobernuak berehala ere bai zintzilikatzen ditu bere

abelburuen estatistika eragiketa ehun eta bi

eragiketa honek jasotzen ditu datuak europak eskatzen dituen moduan hain zuzen ere

araudia jarraituz beraz ezin dugu onartu zure emendakina eta agian bigarren txandan

denbora daukagu oraindik beste emendakina genero berdintasunaren

talde biok kezka berdina izan dugula baina uste dugu gure zuzenketa gainera onartu dena batzordean hobeagoa zela alde batetik

zuzenean pentsatuta zegoela eta zuk aipatzen duzuen metodologia momentu honetan

aztertu gabe dagoela gainera hori egiteko

iturriak estatu mailan baino egiten ez diren iturri estatistikotan daude pentsatuta eta guk hori ez dugu

horrez gain beste arazo tekniko batzuk daude emakunde ezin daiteke ardura duen erakundea izan estatistikaren legearen arabera jarduera estatistikoen arduran eta parte hartzaile bakarrak

eta erakunde estatistiko espezifiko bat sortua duten erakundeek adibidez sailek aldundiek eta udalek

berrogeita hemeretzigarrena emendakina euskal herriko hizkuntza

sistema hau oso hasierako aztertzen fasean dago ere baita gure ustez

kontrastatu gabe dagoelako gero hirurogei emendakina hondakinak errausteari buruzko estadistika berri bat

eta sailak egiten duen hondakin moten estatistiketan jasota dago

kudeaketa modu jasotzen duten estatistikak hondakin arriskutsuen estadistika

hondakin estatistikak eta hiriko hondakin solidoen estadistika eragiketa laurogeita hamar mila berrehun eta bederatzi laurogeita hamar mila berrehun eta hamaika eta

ezabatu da gaurko planetik eta azken emendakina kultura ohiturari buruz bai ados gaude helburuarekin baino

aurrekontu arazoengatik ez dugula onartzen eragiketa hau oso garestia da

bukatu aurretik nik eskerrak eman nahi dizkiet lege honen

batez ere sozialista eta eh bildu taldeei baita maneiro jaunari eta nik uste dut ere bai talde

nire ustez jarrera positibo bat egon da lan taldean gure bileretan baita eta

xume xume baino nik uste dut hobetu egin dugula gaurko legea ildo horretan eta jaurlaritzaren konpromisoa jaso dugu euskal estatistikaren kontseiluan gobernuak izendatu ditzakeen pertsona kopuruaren barruan egon dadila sistematikoki

ordezkari bat eta hori isasi jauna aitortu behar da zure esker izan dela beste alde batetik

sailen eta organoek egindako estatistikei dagozkien emaitzak publikoak izango dira beti eta gainera berriz erabiltzeko formatuan argitaratuko dira eta hori mendia andrea zure iniziatiba izan da eta baita

nik uste dut hasieratik gure artean klima baiezko klima bat egon dela

ia ezberdintasun guztiak gainditzea lortu dugula eta berriz eta bukatzeko eskerrik asko guztioi eskerrik asko aguirre jauna

ñabardurak zuzenketan azken zuzenketak aipatu izan denean kultura ohiturei buruzko zuzenketa lehendik zegoen eragiketa bat jasota dagoela eta jasota zegoen hain zuzen euskal herria bere osotasunean aipatua zegoelako nafarroa barne

inportantea eta hemen nabarmendu izan da eta gure ustez esatea metodologia berriegia dela europako

urte anitzeko plana dela guri iruditzen zaigu

bestela egia da eta egiari zor giro lan giro egokia egon izan dela

legebiltzarreko kide guztiei pentsatzea urte anitzetako

eta bai genero berdintasunaren ikuspegitik bai lurraldetasunaren ikuspegitik baita hizkuntza adierazleen kasuan kataluniatik metodologia heldua da urte asko erabiltzen dutela orduan aukerarik badagoela eta hitz egitea hain zuzen

babesa eskatzeko gure zuzenketarako besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

erreserbatutako zuzenketa guztiak batera defendatzeko euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

eskerrik asko sémper jauna aurkako txandan aguirre jauna zurea da hitza

eskerrik asko aguirre erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du sémper jauna zurea da hitza

amaituta bozketara pasatuko gara bototara jartzen da lehenik euskal talde popularraren laugarrena zuzenketa hirugarrena artikuluari egina

bozkatu dezakegu

bai hirurogeita hiru ez ez da onartuta geratu

artikuluaren bozketa bozkatu dezakegu

irizpenaren hirugarrena artikulua botoetara jartzen dira batera euskal talde popularraren bostgarrena eta zazpigarrena zuzenketak artikuluari egindakoak bozkatu dezakegu

hogeita bi abstentzio ondorioz ez dira onartu irizpenaren artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hiru bai bederatzi abstentzio onartuta geratu da irizpenaren laugarrena artikulua

eh bildu taldearen berrogeita bederatzi berrogeita hamar eta berrogeita hamalau zuzenketak

eragiketei egindakoak bozkatu dezakegu

botoetara jartzen dira batera ehun eta bi ehun eta hamalau ehun eta bi ehun eta hamazazpi eta ehun eta bi ehun eta hogeita hamasei eragiketak

eman dugu bozka berrogeita hamaika bai hogeita bat ez ondorioz onartuta geratu dira

eragiketa estatistiko berriak gehitzekoak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamaika ez ondorioz ez dira onartuak geratu

eragiketen zerrenda gainontzeko eragiketa estatistikoak eta oro bat zioen azalpena eta legearen izena ere bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi

bi mila hamalau bi mila hamazazpi euskal estatistika planaren legea jarraian boto azalpenaren txanda dagokio mistoak ez du hitzik hartu behar

bai egun on lehendakari consejeros señorías

xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskal herriko idatzizko hedabideen diru laguntzen murrizketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda isasi jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

guztioi ez dakit zergatik bateren batzuk pentsatzen duten euskaltzaleok hizkuntza bakarra nahi dugunik beharbada ez dute ulertzen edo egiari zor

hori esaten digute ez dutela ulertzen eta traza guztien arabera egia izan daiteke ulertzen ez dutela

ea ondo azaltzen dugun guk maite dugu aniztasuna

eta askatasuna besteak beste gustukoa dugu ahalik eta hizkuntza gehien jakitea eta erabiltzea atsegin zaigu kultura berriak ezagutzea ikasteko eta erabiltzeko euskaldunok kontinentea eta penintsularen arteko igarobidean bizi gara aspalditik bizi gara hemen

gure lurretatik hamaika herri eta kultura ibili dira batzuk gure artean urteetan mendeak ere eta beste batzuk erromes

horiengandik guztiengandik zerbait jaso eta zerbait ikasi dugu

horien aztarnaz beterik dago iparraldetik hegoaldera eta sortaldetik sartaldera gure hizkuntzak euskarak berak ere latinetik

frantsesetik ingelesetik eta beste hizkuntzetatik lexiko ugari jaso eta bereganatu egin du

ukipen egoeran ohiturik gaude euskaldunok abegikor hartu ditugu etorritakoak eta begirunea izan da ezaugarri nagusia mendeetan barrena elkarren arteko harreman ingurumenean euskarak iraun

inoiz baino indartsuago inoiz baino abegikorrago horregatik beragatik euskararentzat nahi dugu gure auzo hizkuntzek daukatena ez gehiago

elkarrenganako begirunean ez dugu nahi eta ez dugu onartzen euskaldunak izateagatik gurean arrotz gisa har gaitzaten

eta ahaleginduko gara euskara hizkuntza gutxitua izan ez dadin ez dugu uste horregatik gauza gehiegi eskatzen dugunik hain da zaila ulertzea berria egunkaria dela mundu osoan euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra

irudika dezagun gaztelaniaz idatzitako egunkari bakarra dagoela eta

dauzkala bai badakit hirurehun milioi hiztun duen elkarteak egunkari bakarra duela irudikatzea oso zaila dela nago irudikaezina eta onartezina egingo zaizuela

iraunarazteko gobernuak behar den beste egin behar duela pentsatuko duzuela norbaitek esango balizue hirurehun milioi hiztun horien artean askok bigarren edo hirugarren hizkuntza dakitela eta hizkuntza horietako egunkariak irakur ditzaketela ez zaizue onargarria izango seguru asko

duen elkarteak euskararen hiztun elkarteak eskubide osoa dauka eguneroko idatzizko hedabideak izateko bat

hobeto baina sikiera bat hiztun elkarte horren administrazio publikoak zaindu behar ditu aitortutako eskubide denak herritar guztiek

eta adierazpen askatasuna ere prentsa eta adierazpen askatasuna euskaraz ere mozio honen aurreko interpelazioan esan genuen euskarazko hedabideek hizkuntzaren normalizaziorako beharrezkoak

euskara bizi berritzeko ezinbesteko lanabesak direla horregatik bakarrik horregatik jaurlaritzaren babes osoa izan beharko luketela

esaten genuen interpelazioan ez genuela ulertzen

oro har zientzia dibulgaziorako eta argitalpen akademikoek ehuneko hogeiko murrizketa sufritzea

bi mila hamalaugarrena urtean lau milioi zortziehun eta hamasei mila berrehun eta hirurogeita hemezortzi euro banatu ditu

aldizkari espezializatuentzat eta orokorrentzat denetarik egonda batzuk diru laguntzak txikiagoa izan dute aipatu ditugunak besteak beste

jaso dute ondo iruditzen zaigu adibidez interneteko hedabideek

euro gehiago jasotzea ehuneko sei gehiago ondo ez zaigu ondo iruditzen euskeraz emititzen duten irrati apurrek

joan den urtean baino ehuneko bi gutxiago hain zuzen txarto iruditzen zaigu tokiko telebistek aurton berrogeita bost mila bostehun eta hirurogeita bederatzi euro gutxiago jaso izana

azkenik oso gaizki iruditzen zaigu euskeraz argitaratzen diren eguneroko hedabideei ezarri zaien ehuneko hamaikako murrizketa berrehun mila euro gutxiago justifikaziorik gabeko zigorra iruditzen zaigu

jakina gure ustez banaketarako irizpide horiek hizkuntza normalizazioaren beharrizanen araberakoak izan beharko lirateke gutxienik sektoreko eragileekin kontrastatuak eta ahal bada adostuak izan beharko lirateke edozein kasutan irizpideak irizpide gure ustez

murrizketarik ezin egin dezake euskararen hiztun elkarteko oinarrizko hedabideak kolokan jartzen dituelako onartzen dugu

ondasun publikoen kudeaketaren ardura badakigu jaurlaritzari ez zaiola batere gustatzen gure kritika alabaina hori da gure eginkizuna

eta gobernuari azalpenak eskatzea jakin nahi dugu diru laguntzen banaketak iradokitzen dituen irizpideak ote diren jaurlaritzaren hizkuntza politikaren lehentasunak euskal herriak bildukook

euskaltzaleak eta herri ekimena direla eta horrela esaten dugu uste dugu euskalgintzak herri administrazioaren babesa eta laguntza behar duela

eskatzen dugu guk hasieran aurkeztutako mozioan interpelazioaren ondoriozko mozioan esaten genuen bat

egiturazko eragileak izenda ditzala ikus entzunezkoak idatzizkoak zein

bi euskarazko hedabideen diru laguntza kopurua handitu dezala jaurlaritzak sektorearen

erdarazko hedabideei euskeraren sustapenerako esleitzen zaien diru laguntza zati bat edo osoa

hedabideen premiak asetzeko lau eta azkena diru laguntzen banaketarako irizpideak euskarazko hedabideen sektoreko eragileekin negoziatu eta adostu ditzala mozio aurkeztearen asmoa

besterik ez da izan jaurlaritzak aztertu behar du euskarazko hedabideekin zer egin behar den hedabide horien iraunkortasuna

hizkuntzaren normalizazioa izan ahal izateko jaurlaritzak diru laguntzen banaketa gardentasunez zuzentasunez eta ahal dela

beti ere eraginkortasun maila jakinaren arabera jaurlaritzak hobetu behar ditu diru laguntzen deialdiak garaiz eta irizgarritasun hobea izan dezaten ideia horiek hain justu sozialistek luzatutako erdibidekoan aurkitu ditugu eskertu

erdibidekoa lortzeko interpelazioa aurkeztu genuen bere momentuan salatzeko injustua iruditzen zitzaiguna jaso genuen erantzuna ez zitzaigun nahikoa iruditu eta mozioa hona ekartzea egindako kalte hori ahal dela arintzeko izan da eta beti bezala

adostu ahal den neurrian beti ere duintasuna

arabera besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

y seguiremos en la brecha gracias eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok gaur hamabosteko kontrolerako plenoan eskuartean dugun gaiari buruzko interpelazioa egin zion bilduk uriarte

egun batzuk geroago hil honen hiruan kultura batzordean agertu ziren sailburua eta sailburuordea beraiek eskatuta eta bertan azaldu zuten euskarazko hedabideentzat

baina agerraldi horretan emandako azalpenak gutxi irudituta nonbait interpelazioaren ondorengo moziorekin segitu du bilduk hala ere gure ustez

argiak eta garbiak izan ziren eta horiek jarraituz azkenean erdibideko

benetan erdibideko garrantzitsua dela usten dugu guk ere erdibidekoan adierazten denez hiru gauza eskatzen dizkiogu gobernuari

aipatu dira baina errepikatuko egingo ditut batetik hedabideekin beraiekin aztertzeko

funtsezkoak diren hedabideen jarraipenerako hartu beharko liratekeen neurriak baita dotazio ekonomikoa ere bigarrenik kudeatu ditzala diru laguntza horiek eraginkortasuna eta pluraltasuna errespetatuz eta hirugarrenik

urte amaierara itxaron gabe hiru puntu horiek behin eta berriz azaldu ziren sailburuak emandako agerraldian eta hori frogatzeko

hitzez hitz hasteko sailburuak hainbat puntu azpimarratu zituen eta nik hiru adieraziko ditut hitzez hitz lehena

aintzakotzat hartzen dituela euskarazko hedabide guztiak salbuespenik gabe bigarrena eusko jaurlaritzaren helburu nagusietako bat dela

arlo guztietan baita hedabideen eremuan ere eta

eta hirugarrena euskararen sustapenerako diru laguntzetan lehentasunezkoak direla hedabideentzako deialdiak eta ia bost milioiko diru kopuruari eutsi

diru sarrera publikoak gutxitu diren interpelazioa egin zitzaionean ere horrela hitz egin zuen uriarte sailburuak hitzez hitz elkarlanerako

elkarlanerako eta ez konfrontaziorako euskarazko hedabideak ondoan izan gaituzte orain arte izan gaituzten bezala eta

erdibidekoan esaten da hedabideekin beraiekin aztertzeko aurrera begirako neurriak eta

esaten zuen ez gara esan bezala isilean ibili ez da gure estiloa elkarlana praktikatzea gustatzen zaigula bai ekimenekin

eztabaidatu eta kontrastatu ditugu irizpide berriak urtean zehar egin ditugun bileretan eta gehiago esan zuen esan zuen euskarazko hedabideen egoera

elkarrekin aztertu eztabaidatu eta kontrastatu inolako zalantzarik gabe egin behar den gauza bat da eta egiten ari garen aritu garen eta egiten jarraituko dugun zerbait ezinbestekoa iruditzen zaigu

eztabaida eta elkarrizketa horren haritik gainera zenbat eta gehiago hurbildu hobeto eta esaten zuen jaurlaritzaren obligazio saihestezina da irizpide finkatzea

beraz hedabideekin beraiekin ari dira elkarlanean eta bide horretan jarraitzeko asmoa azaldu zuten agerraldian erdibidekoaren bigarrengo puntuak eraginkortasuna eta pluraltasuna errespetatuz aipatzen du eta batzordean honako hauek entzun genituen

baliabideetatik harantzago hedabideen erronka da gero eta irakurle gehiagoren onarpena irabaztea

eraginkortasunaren irizpide nagusi horren aplikazioan ezartzen diren konbentzio eta ponderazioak etengabe findu eta zorroztu behar dira badago zer hobeturik

eta segitu zuen elkarlana bai konfrontazioa ez elkarlanarena da bide eraginkorra bakarka gutxi eta denon artean asko egin dezakegulako

beraz eusko jaurlaritzaren ikuspuntua horixe da berretsi egin dute baliabide eta babes instituzional pisuzkoa behar dutela euskarazko hedabideak

arloak direla berretsi dute euskararen sustapenerako eta baliabide eta babes instituzional pisuzkoa behar dutela etorkizunean ere

ponderazioak lankidetzan aurrera egiteko inongo eragozpenik ez duela esan zuen denei entzunez eta denekin kontrastatuta ahalik eta adostasun zabalenarekin eta paragrafotxo hau

elkarlanetik gatoz elkarlanean ari gara eta elkarlanean jarraituko dugu jaurlaritzaren aukera elkarrekin lan egitea da elkarlana bai konfrontazioa antzurik ez hori da beraien leloa eta gu ez gara elkarlanaren bidetik aterako hori esaten zuten

agerraldian adierazitakoak beraz ez dago

erantzunen txandara pasatuz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente niri etorri zait maneiro

etorri zait lehengo batean david fernandezi entzun nioenean bartzelonako legebiltzarrean

edo ilegala da edo gizentzen du hauentzat

euskararen kasuan eta euskararen normalizazioaren kasuan obsesioak obsesioa

iraultzea legebiltzar honetan lehen zegoena eta

oyarzabala jauna euskara erabiltzen zuten orain dela gutxi arte etengabean erasotzeko tentsionatzeko gizartea

ez euskaldunak edo euskaltzaleak garelako diru banaketak eta

planteamenduaren arabera aldaketa bat egon izan delako eta pentsatzen genuen defendatu behar genuelako zuzentasunez euskarak eta kasu honetan hobeto esanda euskararen

daukagun eskubidea prentsa idatzia izateko

mendizabal andreak irakurri dizkigu jaurlaritzaren karguan esaten

eta guk ekarri nahi dugu hona egiteko eta honek duen

onartuko duen erdibidekoak duen indarrak da eskatzen diola jaurlaritzari egitea

gauza asko esan daitezke baina hemen ez geundekeen esandako hori bete izan balute hau da gertatu zena ekarri zuen besteak beste berriaren aldeko hamabost mila sinadura biltzea

problemak sortu zuen hizkuntza politikako

adostasunez egin behar dugula baina adostasuna gauzatu egin behar da

planteamendua eta printzipio batzuk eztabaidatu beharko genuke eta euskarari buruz antza denez oyarzabal jauna eta maneiro jauna da balio erantsi bat

haiek esaten duten moduan denon artean planteatu beharko genukeen euskararen normalizazioaren prozesuan nola eramaten dugun bururaino

euskaraz hitz egiten dugunok aukera badaukagu hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko

elebidunak edo eleaniztunak gara beraz askatasuna guri dagokigun zerbait da eta askatasun hori guk nahi dugu oyarzabal jaunarentzat edo

eta horrexegatik eskaini nahi dugu eta proposatu eta jarri nahi dugu dirua berorrek euskaraz ikas dezan

etorkizuna hortik dator eta komunitate gaur onartuko dugun erdibidekoak planteatu egiten dio jaurlaritzari eskakizun bat funtsean guk bat gatozenak

bidea hortik datorrela eta hori da hain zuzen euskara bere eremu naturalean jartzea hedabideak behar ditu euskararen hiztun elkarteak

baditu alderdi popularrak nahi baldin badu euskarazko periodiko bat argitaratzea

orduan eta hobeto ba egin dezala bien bitartean adierazpenak

eta egitateak nahi ditugu nahi dugu erdibideko honetan esaten dena abian jartzea adostasun hori begiratzea diru laguntzak

beharrizanen araberako izan beharko liratekeela eta banaketarako irizpide horiek

adostu eta batez ere kontutan hartzea euskararen normalizaziorako elementu funtsezkoa zeintzuk diren azkenik kontuan hartzea hemen hedabideak publizitatetik bizi dira eta milioi asko

publizitate instituzionaletik milioiak eta milioiak gastatzen dira

beraz eskerrik asko erdibidekoa
babesteagatik eskerrik asko isasi jauna mistoa

eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andrea zurea da hitza

erbididekoan eskatzen dena egiten ari direla gobernuan adierazteko

eta sektoreko eragileekin behin eta berriz bilerak egiten ari direla esateko eta frogatzeko ekarri dut baino

debate hau non kokatzen da debate hau kokatu da aurtengo diru laguntzen ebazpenean eta berriak eta ezker abertzaleak

zalapartan ze aldi berean zuek esaten zenuten

gobernuari egurra emateko helburu nagusia iruditzen zaigu ebazpenen kritika hori eta gure ustez bidea ez da hori bidea da elkarrizketa eta elkarlana eta erdibideko hau benetan positiboa da ez da konfrontazioa eta espero dugu

dugula denok erdibideko zuzenketaren bidetik ez erdi egi erdi gezur esatearen bidetik

eta hori dugunez helburu hedabideei dagokionez irakurleak dira helburu

hiztuna jartzen dugu erdigunean eta hori bezala hedabideei dagokionetan irakurleak jartzen ditugu erdigunean baino irakurle guztiak

aurreratuak eta ez hain aurreratuak irakurle guztiak eta hedabideetaz ari garenean denak hartzen ditugu kontuan

guztiak bakoitzak bere aldetik bere funtzioak betetzen dituelako beraz irakurle kopuruan

hezkuntzan ez da garrantzizkoagoa unibertsitatea oinarrizko hezkuntza baino unibertsitatea garrantzizkoa da eta oinarrizko hezkuntza garrantzizkoa da eta

denak ari dira berrikuntzak egiten tokiko edo hedabide guztietan bai irratiak bai telebistak bai prentsa idatzia

garrantzizkoak guztiak adibidez tokiko hedabideek ailegatzen baldin badira ehun eta laurogeita hamalau mila irakurleetara

ehun eta laurogeita hamalau mila irakurle dituzten tokiko aldizkariak ez al dira garrantzizkoak

deialdiaren irizpideen kontura eajk bat dator jaurlaritzak jarritako irizpideekin hori esan genuen agerraldian ez ze diru laguntza publikoak ematerakoan bermatu egin behar baita produktu guztien arteko konkurrentzia librea proiektu ezberdinen artean

nahi izatea besteengandik aparteko tratamendu bat eduki behar duela ez dauka zerikusirik

guztiak dira bermatu beharrekoak ze irizpidea zein da pisuzko irizpidea lurraldea lurraldea baldin bada pisuzkoa baita sartu beharko lirateke aldizkariak ze euskal herri mailako aldizkariak dira

aldizkariak euskal herriko mailakoak aparte ustea logikoa da prentsa idatziaren barruan sartzea eta

bi mila hamabitik ez du programa honek beherapenik izan eraginkortasuna eta

irizpide berria eta hori aplikatu da eta hori aplikatuta ere

irizpide hori aplikatu baino lehenagoko

laurogeita hamazazpi mila euro gutxiago jaso ditu aurten ze beste ehun eta hamaika mila euro jaitsi zaizkio berriak berak aurten

berriz behera aurrekontua beheraka egiten baldin badu dirulaguntzak ezin du berdin aplikatzen segitu hori ez litzake izango bidezkoa

eta orduan aipatu nahi gendun lautik bat baino gehiago jaso duela eusko jaurlaritzak berria finantzatzen duela ehuneko

eta tokiko gainerakoak ehuneko hemezortzian beraz diskriminazio positiboa ere egin du eta enmiendan azpimarratutako bigarrengo puntuan eraginkortasuna

eraginkortasunari begiratu behar zaio irakurleei eta baita pluraltasunari ze euskararen munduak plurala da eta hedabideek erantzun behar diote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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bi

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

eitbko zuzendari nagusiaren dimisioari buruz mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eitbn informazioa manipulatzeari buruz proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko presidente anderea lehendakari jauna sailburu

eskerrik asko unzalu jauna maneiro jauna zurea da hitza

y al gobierno vasco egungo eitb eaj eta gobernuaren tresna besterik ez da eajren interesak defendatzen ditu egunero eaj eta gobernuaren aldeko tresna da

eitbk iraganean bezala ez ditu betetzen bete beharko lituzkeen printzipioak

neutraltasuna aniztasun politikoari errespetua

al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco horregatik esaten dut eitb gobernuaren eta eajren tresna besterik ez dela

gracias señora presidenta egun on guztioi